erantzuteko oregi andreak dauka hitza bai egun on berriro ere eskerrik asko
legebiltzarburu andrea legebiltzar kideok egia da

zure interpelazioko justifikazioan adierazitako moduan eusko jaurlaritzak urkabustaiz hornitzeko eraikuntza proiektu prestatzeko lehiaketa deitu zuela bi mila seiko abenduaren hogeita bederatzian eta lehiaketa hori

era berean herri honetako administrazio hidraulikoak egin beharreko lanak egin zituen inplikatutako administrazioen artean foru aldundiak

hau da ibaiaren goi arroan hartune bat eta presa erregulatzaile bat hornitutako udalerrien gertuan errekan kokatuta baias ibaiaren ibilgu nagusitik kanpo por tanto una toma

el gobierno español eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko oregi anderea zurea da hitza